egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean

giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko

jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on legebiltzar honek eskaintzen digun aukera bakoitza aprobetxatzearen aldekoa naiz

saiatzeko badakit eremu delikatu batera sartzen dela gaur aurkezten dugun lege proiektua baina ziur nago urrats txiki bat egiteko aukera emango digula eta berebiziko urrats bihur dezakegula ikuspegi ezberdinak daude lege proiektu honi buruz

hala ere elkargune batean bat etortzeko gai bagara gure gizarteak behar dituen gutxieneko adostasun puntuetan aurrera egiteko gai izango gara

sinetsita nago bakarrik biktimaren nagusitasun printzipioa partekatzeko gauza bakarra iritsiko garela adostasun zabal horretara

biktimaren errealitatea da azterketa gunea haren egiarako justiziarako eta erreparaziorako eskubideei dagokienez gainerako guztia maila apalagokoa da

dira agian ezagunen egiten zaizkigun izenetako batzuk izen gehiago ematen ere jarrai nezake beharbada ez hain ezagunak

giza eskubideen urraketak jasanda hil diren dozenaka pertsona galdera da biktima horiek egon badaude ala ez daude erantzuna baiezkoa da biktima horiek egon badaude

gertuko senideko baten galera bidegabea eta bortitza jasan izan dutenak bigarren galdera bat

onartuak izan dira ala ez zuek badakizue nik dakidan moduan horren erantzuna ezezkoa dena biktima horiek ez daude oraindik onartuak biktima horiek egon badaude eta onartuak izan ez badira gure behar etiko eta demokratikoa da arazo hori konpontzea hori da

lege proiektu honen aurkezpenak elkarbizitzarako konpromiso publikoaren zirkulua ixten du gizartearen mezua oso argia da terrorismo indarkeria edo giza eskubideen urraketa guztiek legitimitatea galtzen dute

biktima bakoitzak biktima guztien bidegabekeria adierazten du biktimaren zentralitate printzipiotik ez dago tokirik gatazkaren teoriarako

justifikatzeko ez dago indarkeria batzuk beste indarkeria batzuekin parekatzerik ezta biktima batzuek beste biktima batzuekin parekatzerik

giza eskubideen indarkeria batzuen larritasuna minimizatu beste batzuen aldean biktima bakoitzak errekonozitzeak giza eskubideen urraketa guztien

eta bizikidetzaren etorkizunerako bidegabeko kalte bat jasan duen biktima bat dagoen bakoitzean gertatutakoaren aitorpen kritikoa egiteko ekitaldi bat izaten da beti erreparazio ekitaldi bat bizikidetza eraikitzeari buruz mezua oso argia da terrorismo indarkeria edo giza eskubideen urraketa oro deslegitimatu egiten du biktima bakoitzaren sufrimenduak

bizikidetzarako eta etorkizuneko faktorea da nazioarteko estatuko eta erkidegoko legerian arau indarra duen printzipio bat da

baina segurtasun juridiko osoa du lege proiektu hau gernikako estatutuan definitutako eskumen esparru propioarekin uztartzen da

biktimei babesa eskaintzea eskatzen du memoria eraikitzeko giza eskubideen urraketa horiek ere ezin direla onartu behar da kritikoki lege honen beharra justifikatzen duen funtsezko arrazoi bat da hori

bizikidetza normalizatzeko eta iraganaren oroimen kritikoa
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko

euskal sozialisten ordezkaria elola jauna bale eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

egun on denoi gaur estatuaren biktimak oroitzeko dugun eskubideaz hitz egiten dugu gaur bezalako egun batean mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziko uztailaren zortzian san ferminetan polizia armatuak

bekokian emandako tiro batez erail zuen ez adiorik germán herriak ez du ahaztuko herriak

ia horretarako tresna legalik badaukaten hori da hain zuzen ere gaur eztabaidapean daukaguna hori da gaur konfrontatzen duguna

estatuko biktimak errekonozitzeko eta erreparatzeko ahalmenik gaitasunik eskumenik eskuduntzarik eskubiderik

lege bat tramitatzen ari gara estatuaren biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko mahai gainean dagoen lege proiektuan zatikatzen du

guk bilatzen dugun errekonozimendu eta erreparazioa osoa integrala bada biktimek hala dutelako ez gaude ados ekarri den lege proiektuarekin lege testuarekin guk anbizio handiagoarekin jokatzen dugulako baina pentsatzen dugu legea egon egon behar duela egia eta justizia ezartzeko

jorge fernández díaz barne ministroak aurkeztutako bi osotasuneko zuzenketak aztertuko ditugu upyd eta pp alderdien bitartez ekarritako osotasuneko zuzenketak eta atzera botako ditugu ere

argumentua hauxe da ez dugu gaitasunik gure biktimak errekonozitu erreparatzeko hau adin txikiko herri bat da menpekoa eta ezin du argitara ekarri egia ezin du

ezarri eta argumentuarekin batera mehatxua ere ekartzen du hala egiten badugu legea konstituzioaren kontrakoa izango da estatuaren biktimak ez dute enkajerik konstituzioan konstituzioaren kontrakoak omen dira irakurri ditut tentuz osotasuneko zuzenketarako aurkeztutako argudioak azalpenak eta harrigarriak iruditzen zaizkit

mehatxuari eta literalki jasotzen ditu bere argudioak ppk ez du horrela baina esan behar dut

argudioak oraindik harrigarriagoak eta aluzinanteagoak iruditzen zaizkidala eta horiexek aletuko ditut

baizik eta baita ere testuingurua aintzat hartu nahi dut

badagoela borondate politiko bat edo helburu bat

eta da errelato zehatz bat inposatzea ppk ez du inolako borondaterik estatuaren biktimak errekonozitzeko

ez zegoen inolako arazorik eta horrela egin zen hainbat lege aprobatuta eta halako

legislatibo oso bat eginez baina pp eta estatuarentzat estatuko biktimak ez dira existitu eta ez dira

justizia osoa ez duelako ezartzea nahi eta memoria osoari beldurra diolako osotasuneko zuzenketa hauek ez duten enfokatzen lege proposamen hau egokia den edo ez

eskumena ia eskubidea daukagun biktima hauek errekonozitzeko eta erreparatzeko edo ez honek frogatzen duena zera da estatua ez dagoela prest giza eskubideak larriki urratu dituela onartzeko asumitzeko estatuaren biktimen kontagailua zeroan

horrela utzi nahi du eta hori da estatuak inposatu nahi digun errelatoa honek frogatzen duena da estatua gidatzen duen gobernua ez dagoela prest bere burua epaitzeko ez dagoela prest bere legalitatearen ispiluan jartzeko honek behartuko luke errekonozitzea euskal herrian giza eskubideen

eta bitartean berriro zigortu nahi dituzue estatuko biktimak zigortu nahi dituzue bidegabekerian jarraitzera agrabiatuak

zabalik izaten jarraitzera zigortzen dituzue estatuko biktimak

borrokatzen jarraitzera eta guk lagunduko ditugu borroka horretan lagunduko eta akonpainamendua emango diegu lan horretan ministroaren partetik datorren mehatxu horri

eta aurre egingo diogu nazioarteko arau jurisprudentzia gomendio eta printzipio guztiak ekarriz nazio batuetako eta europako

estatuak iskin eta muzin egin nahi dien arauak mehatxu horri aurre egingo diogu analogiaz

ondorengoek ekartzen dituzten elementuak ekarriz antza denez lege horiek ez baitute arazorik aurrera egiteko lege horien babes berdina beste biktimei ere helaraztea nahi dugu osotasunean eta

ez dugu ulertzen zergatik egin daitezke lege administratibo batzuk biktima batzuk errekonozitzeko

lege hauek aintzat hartzen ditugu intentsitate berdinaz estatuaren biktimak ere aitortzeko eta erreparatzeko egia da gure planteamendua anbiziosoa da nazioarteko

anbiziotsuak izateko eskubidea ematen digutelako baina ez bakarrik eskubidea behartzen gaituzte anbiziotsuak izaten biktima guztiei estatukoei ere errekonozimendu eta erreparazio integrala eman diezaiegun hori da hartzen dugun konpromisoa hori da gure determinazio eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi egia justizia eta ordaina giza eskubideen urraketen biktima guztiei dagozkien

horrela ezarrita dauka nazioarteko zuzenbideak bi mila bosteko abenduaren hamaseian nazio batuek berretsi egin zituzten giza eskubideen biktimen oinarrizko printzipio eta ardatzak onartu zituztenean eskubide unibertsalak dira beraz biktima guztiei dagozkie nornahiri eta nonahi baina hori horrela izanik ez da

eskubide hauek bermatzea biktimen eskubideen historia

eta sarritan kontestu biktimologiko gogorrek baldintzatu ohi dute eskubideen aplikazioa horrelako zerbait gertatu zaigu gure herrian ere

zeharo baldintzatu izan dute biktima guztiekiko aitortza eta ordaina eta gaur egun ere zoritxarrez horrela jarraitzen duela konprobatu dezakegu

gaur mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzieta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako

giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko

ematen dugu ez da gaurkoa lehen saiakera

azkena ere aurreko legealdietan

aitormenaren eta ordainaren bidea hasteko asmoz bi mila hamaikan

lehenengo urratsak ematen hastea bai

baita ondoren eta haren ondorioz eusko jaurlaritzak onartutako bi mila hamabi barra ehun eta zazpi dekretuarekin orduan esan genuenez martxan jartzen genituenak ez zioten arazoari bere osotasunean erantzunik ematen bide bat zabaldu besterik ez genuen egin

lege asmoarekin berriz beste aurrera pausu garrantzitsu bat ematen dugu ez da

baina ezinbestekoa dugu pausu hau ematea elkarbizitza sendo eta errotua eraiki nahi badugu gure herrian badira baina tamalez pausu honen kontra agertzen diren taldeak bi osoko zuzenketa aurkeztu dira

eta berdin dio egia esan edukia zein formari egiten zaizkion kritikak legearen lehenengo egitasmoaren zirriborroa aurkeztu aurretik ere

osoko zuzenketak aurkeztuko zituztela alderdi hauentzako sekula ez baita biktima hauei zor zaizkien aitortza eta ordaina emateko garaia

kontra agertu dira edo beste albo batera begiratu egin dute berdin dio beraz bere zuzenketen argumentazioan diotena

borondate politiko falta da jarrera horren atzean dagoena dena dela

popularraren zuzenketak lau akats nagusi azaltzen dizkio lege asmoari bat hausnarketarako eta eztabaidarako denbora eskasa bi azalpen gabeko kontzeptuak hiru beste biktima batzuen falta eta lau legea asmoaren ustezko konstituzionaltasun eza eta estatuaren konpetentzietan sartzen dela

argumentu hauekin lehenengo argumentua hau da

denbora faltarena da gehien azaltzen duena eta kritikarik zorrotzenak jasotzen dituena gaurko egunean ere

ondo egin eta garaiz egin eta berak behar diren bermeak ukatzen dizkie legebiltzar taldeei baina hau arrazoia baino

lege asmo honen jatorria bi momentutan datza dekretuaren inguruko euskadiko auzitegi gorenaren sententzia bi mila hamabosteko

mucho sufrimiento injusto ez dute beraz momentu honetan aitzakiak balio gakoa da biktima hauen eskubideak aitortu eta bermatu nahi ditugun ala ez

ala ez eusko jaurlaritzak eta euzko alderdi jeltzaleak baietz diogu eta bide hau orain arte bezala adostasunez eta berme juridiko osoz egin nahi dugu eztabaidarako eta akordiorako zabalik gaude eta beste taldeak bide horretan aurkitu nahi ditugu

bidea elkarrekin eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa
ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria barrio jaunak

bototara jarriko dugu ea itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

probamos otra vez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da itzuliko lege proiektua gobernura orain boto azalpena

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on lehendakari

sozialistak legeari itzultzea uko egin diogu legea lantzeko konpromisoa dugulako orain dela urtebete guk bideratu genuen agindu bat izan delako sozialistak hasitako lan bati jarraipena eta bukaera emateko beharrezkoa uste dugulako lege proiektua itzultzea proposatu dutenen argudio askorekin bat egiten dugu izan ere legeari

ildo horretatik baina gaurkoan ez dagokigu eztabaida hau entzun ditugu denen azalpenak baina

ziurtasunez egingo dugu datozen egunetan ponentzia sortzen denean sozialisten ustetan zuzenbide estatuaren arau guztiak urratzeagatik bidegabe

landu behar dira zorroztasun handiena bilatu behar dute nahiz eta guztien eskariak bete ez arren

izan behar du frustrazioak sor ez daitezen

jarrera honekin kexu gaude alor horretan izandako esperientzia nahikoa ez baita izan akats berak

erregelamendua eta aurrekariak bihurritu egin dira dena dela

gehiengo bat bazegoen ados egon gaitezke jaurlaritzaren lege hau beharrezkoa dela esaten denean baina martxoan agian ez zen izango

hauteskundeak aurreratuko zirela ez da hori gertatu eta ez dugu bide horretatik jarraituko

nolatan hain denbora laburrean biktimen lege hori atera zen eta gainera bizi zen giro politiko horretan eta nolatan orain ezin dugun atera mehatxu terroristarik gabe beharrezkotzat jotzen dugun dagoen lan batekin neure buruari galdetzen diot ez dut uste hemengo inork azalduko duenik horregatik oraindik ere egin dezakegula pentsatzen dut

bukatzera baina ez hasi zuen bezala hagan ese esfuerzo

gai zerrendako bigarrena puntua giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partaidetzaren batzordearen irizpena

ziurtatzeari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek taldeen txanda hasiko dugu mistoa

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko gallastegui anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

batzuontzat egun garrantzitsu bat da azkenean bizitza osoan zehar errespetatzea aldarrikatzen dugun erabakitze gaitasuna bizitzaren amaieran ere errespetatzeko

pertsonaren borondatea erdigunean lehentasun eta muga bakarra izango duena

dugu bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzen dituen legea eskubideetaz ari gara ez gara ari heriotza duinaren lege bat baizik eta heriotza duina bermatzeko

eskubideak arautzen dituen lege batetaz ari gara dena delarik herritarren

gizarte demokratikorik aurrerakoirik ez dagoelako pertsonen borondatea ez bada lehenesten erdigunean kokatzen

erdiestea nahi duguna da instrumentu horiek eraikitzea instrumentu horiek onartzea herritarren eskura jartzeko erabakitzeko gaitasuna nahi dugu hemen

erabaki nahi dugu gure etorkizunaz urkullu jauna eta erabaki nahi dugu ere gure heriotzaz inoren menpe egon gabe terminoetan

hitzen eztabaidetatik haratago onartzera goazen legea ona da urrats kualitatiboa

pertsonaren erabaki gaitasuna pertsonaren borondatea borondate hori errespetatzea blindatzen du lege honek blindatzen du eta hor ez dago inolako

everesteko gailurrerako bidean lehenengo kanpamendura igo gara lehenengo kanpamendura igotzea lortu dugu ez da helmuga gaurkoa

bidea ibiltzen egiten delako urratsez urrats eraikitzen delako eta guk bidea eraikitzen jarraitu nahi dugulako ez dugu ezkutatuko

onartuko dugun legeak ez gaituela ehuneko ehunean asebetetzen ez da eh bilduk idatziko lukeen heriotza duinari buruzko legea

gehiengorik ez eta borondate politikorik ere gainerako talde guztietan guzti guztietan

eta guztiak zilegiak eta errespetagarriak ikustea besterik ez dago talde bakoitzak aurkeztu dituen zuzenketak

guk gure zuzenketan prest agertu ginen artikulatuan sartzeko

asistidoa psek aldiz berak aurkeztutako

eta gaur ere mantendu dituen zuzenketan koletilla hori jasotzen du behin madrilen zigor kodea erreformatu ostean

despenalizatu ostean eta gu ezin gara madrilen eskuetan jarri orain arte ez duelako ezer egin ez duelako egingo eta beti jartzen gaituelako eta guk nahi dugulako gure etorkizuna eraiki gure askatasuna eraiki eta gure erabakitze eskubidea eraiki eaj eta alderdi popularra beste bide batetik zihoazen beraz ikusitakoak ikusita

maximalismo teoriko filosofikoan erori edo pragmatismoz errealismoz jokatu herritarren egunerokoari erantzun bat eman ahal izateko eta hor guztion artean zoru on bat eraikitzeko guztiok ditugun gai zentraletan termino konkretuetatik haratagoko eztabaida gaindituz beraz bi aukera genituen bata esku artean genuen aukera probestu eta agerraldietan eragileek

eskatu zigutenei erantzun eta pertsonen bizitzaren amaieran eskubideak eta duintasunak bermatzeko pertsonaren borondatea lehenetsiz

eskuetan jarri edo bestea zen bi urte luzez eztabaidan pasa ostean eztabaidan jarraitzea ezer konkretatu gabe eta

irizpide subjektiboen pean utziaz orain gertatzen den bezala bi urte luze

asko lan egin da eta talde guztiei eskertu nahi diet baita letratuari ere iturbe jaunari ere eskertu nahi diot eginiko lan guztia izandako jarrera

bide osoan ondoan izan ditudan kide guztiei adituei eta batez ere iñaki olaizolari bere ikuspuntua desberdina izanik ere agertu delako momentu oro laguntzeko eta esku bat botatzeko modu eraikitzailean lan egin dugu ponentzian eta gaiak duen konplexutasuna eta sakontasuna kontutan izanda gai izan ginen momentu batetan ikusita zein zen egoera

ñabardurak eta ezberdintasunak alde batera utzi eta benetan

eskura beraien egunerokotasunari lagundu ahal izateko eta hobetzeko eta bizitza amaieran ere beraien eskubideak errespetatuak eta defendatuak izateko eta beraien borondatea kontutan hartzeko eta errespetatua izateko

erdiesten eta lortu dugu eta lortu dugu eta iruditzen zait zoriontzekoa dela eta berriro ere gaur batzordean egin nuen bezala eskertu nahi diet barrio jaunari gallastegui

eta orbegozo jaunari ere eskertu nahi diot eta guztioi zorionak eta benetan eskerrik asko eskerrik asko legea argia barreak legea argia eta zehatza da hogeita bi artikulu ditu

gehigarri xedapen iragankor bat eta azken xedapen bat

oso argi jasotzen ditu zein den legearen xedea legea interpretatzeko erabili behar diren irizpideak pertsonaren zein familiaren

sistema publikoak ezarri behar dituen baliabideak beraz legea lurrera jaisten da praktikotasunera jaisten da eta bitzitza amaierako prozesuan kontutan hartu behar dituen kontu guztiak erregulatzen ditu

alboratua baztertua zegoen alor hori

alorra agendan jartzen du zentralidadean jartzen du eta marko propio bat izango du

unibertsaltasunean printzipio bi horietan sakonduz beraz gure estatusa eraikitzen joateko beste orube bat gehiago izango dugu ezinbesteko orubea zain egon gabe beste batzuek ez dakit non zer egingo duten ez guk hemen gure bidea eraikiko dugu gure bide propioa gure estatusa egiteko eta gure erabakitze eskubidea muturreraino eramateko

lege proposamena egin genuenean hiru helburu nagusi genituen zaintza aringarrien esparrua arautzea eta eskualde guztietako herritarrak sarbide berbera izatea eta kalitatezko zerbitzu berberak izatea hori zen bat bestea zen pertsonak azken izatea pertsonaren borondatea errespetatzea bere bizitzaren amaieran eta hirugarrena zen eutanasia eta suizidio lagunduaren

eta ikusitakoak ikusita hiru helburu horiek lortu ditugu orain hurrengo urratsa prestatzen

osoaren bidean zigor kodeko ehun eta berrogeita hirugarrena artikuluaren despenalizazioa lortzeko eta ponentzian zehar

eskua luzatu genizuen bezala eta aurreko batzordean ere luzatu genizuen bezala diktamena onartzerakoan gainerako hemen zaudeten alderdi guztiei eta

kongresuan madrilen egon daitezkeenei aukerak ditugu eskua luzatzen dizuegu

etxe honetatik kongresura eramateko zigor kodea aldatzeko proposamen bat lege proposamen bat goazen guk iniziatiba hartzera eta goazen guk bide hori irekitzera edo eta nahiago baldin baduzue kongresuan kongresuan

ekimena hartuko du legegintzaldi honetan ekimena hartu duen bezala lanean jarraituko dugu everesteko gailurra igotzeko kanpamenduz
kanpamendu eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

egun on guztioi eskerrik asko presidente andrea guk uste dut argi utzi genuela hasiera hasieratik gure jarrera

eraikitzailea izango zen eta zentzu horretan eragozpenik ez dugu izan lege hau onartzeko bidean eta benetan uste dugu lege ona adostu dugula eta gaurkoan lege ona

ganbara honek benetan pentsatzen dugu ere bai osasun sailak eta osakidetzak aspaldidanik

duela bide hori osatzen eta hobetzen lagunduko duela eta izan ere hor dauzkagu

hartutako konpromisoak bai osasun planean bi mila hamairu bi mila hogei osasun planean baita ere iaz onartutako eskubide eta betebeharren dekretuan eta baita ere ganbera honetan

planean bertan beraz gure ustez lege honek lagunduko du bizitzaren bukaerako eskubide betebehar eta berme horietan sakontzen

aurrera egiten ondorioz gure taldeak ere bai eskertu nahi du alde batetik beste taldeetako ordezkariek izan duten jarrera oso eztabaida

bi urtez luzatu da oso eztabaida luze eta sakonak izan ditugu oso aberasgarriak ikuspuntu ezberdinak aurkaratzeko aukera izan da eta

emango dioten babesagatik azkenean onartuko dugun testuari baita ere eskerrak eman agerraldietan parte hartu duen hainbat eta hainbat

bakoitzak eman duen ikuspuntuagatik gu saiatu gara agerraldi horietan entzundako gomendioak egindako hausnarketak kontuan hartzen

agerian geratu da behintzat ahalik eta ondoen saiatu garela

horiek kontuan izaten gure zuzenketak aurkezterakoan

han esandakoa gehienak behintzat testu honetan isla daukatela

edo han esandakoa jasotzea testu honetan lantaldean eta baita ere azkeneko batzordean esan genuen bezala

egungo beharrei erantzuteko baliagarria izatea nahi genuen hori zen gure helburu nagusia eraginkorra betetzeko modukoa

errespetatuz segurtasun juridikoa bermatzea hasieratik ezagutzen genituen mugak

baita ere aditu batek baino gehiagok horrela gogorarazizigun mugak existitzen zirela eta

hori guztia kontuan izanda ahalik eta lege onena adosten horregatik berretsi nahi dut gure benetako asmoa izan dela pertsonen osasun arreta

bukaerako prozesu horretan eman beharreko osasun arreta ahalik eta onena izatea

lagunduko duen legea onartzea pertsonen sufrimendua

adostea hori izan da gure benetako nahia bide batez goraipatu nahiko genuke ere bai

osakidetzan lan egiten duen hainbat eta hainbat profesionalen lana eta daukaten konpromisoa eta

horien guztien eguneroko inplikazioa lege honetan hainbat eskubide

hori guztia segurtasun juridikoarekin ezin dugu ahaztu gure eginkizuna dela legeak onartzea eguneroko egoera hobetzeko egungo araudia

lege esparrua hobetzen saiatzeko hasiera hasieratik aitortu dugun bezala esparru honetan bizitzaren bukaeran

asko dago egiteko hau beste urratsa da ez gara hutsetik hasten baina ez dugu bidea amaitu

osasun planean bertan esparru honetako konpromiso zehatzak jasotzen dira besteak beste zerbitzu erakunde guztiek izan dezatela zaintza aringarrietako plana aurretiazko borondateen adierazpen kopurua

berrogeita zazpi barra bi mila hamabost dekretuan lehen aldiz

zeintzuk diren herritarren osasun arloko eskubide eta betebeharrak eta hor agertzen dira ere bai

plangintza egokiaren beharra aurretiazko borondateei

gaixoen autonomia bermatzea informazio eskubidea

eta hau ez da azken urratsa etengabe hobetzen jarraitu beharreko esparrua

irmoa da honi lotuta eta barrio jaunak lehen aipatu duen bezala

nik uste dut honi buruz ari ginela hau da etengabeko lana dela

hobetzen jarraitzeko konpromisoa behar dela eta lege honetan

nahi duen esan nahi duzun esan edo alderdi sozialistak zer nahi duen esan zuzenketa horietan

zergatik da hobeto hipotesi hori zuk defendatzen duzuna aldaketa hori egin arte itxarotea zergatik den hori hobeto eta bitartean zer zer gertatzen da bitartean hori behintzat gustatuko litzaiguke

jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza sí

eskerrik asko gallastegui andrea ubera andrea zurea da hitza

gallastegui andrea lasai ez jarri urduri ez dakit zergatik den benetan

benetan argazkitik kanpo geratu zaretela pentsatu duzuenean eta hemen argazkitik kanpo ez da inor geratu guztion arteko adostasun bat da beraz lasai

garrantzitsu bat eta da kontsentsu zabalez eta adostasunez guztion adostasunez lortutakoa dela eta blindatzen duela pertsonaren borondatea

eta profesionalek osasun profesionalak horretarako tratamenduak eta bideak aplikatu beharko dituzte zeintzuk ba pertsona bakoitzari momentu bakoitzean egokiena

hori da eta hori bermatuta dago gero hortik aurrera ba bakoitzak egin ditzake

eta haratago lege honek dauka beste balio erantsi bat eta da baliabideak ezartzen direla lege hau garatzeko eta ez kajoian

lege hau beste batzuekin egin duen bezala gero bestetik iruditzen zaigu nahiko ridikulua dela benetan ridikulua dela

eskubidea defendatzen ez duen alderdi baten aldetik entzutea mugatu nahi dugula pertsonen erabaki gaitasuna mugatzen dugula pertsonaren borondatea kontutan hartzea gogoratu nahi dut hementxe bertan hementxe bertan idoia

esaten zaigu eta ikustea besterik ez dago hemen ekintzak eta ez hitzak eta ez diskurtsoak bakoitzak

adierazten du egiten duenarekin eta hortik aurrera herritarrek baloratuko dute baloratuko dute

psoe madrilen zenbat urtetan egon da gobernuan ez naiz gogoratzen aurreko legegintzaldian nor egon zen gobernuan hemen lópez jauna zer egin duzue ezer ezer ez duzue egin ezer espainiako herritarrekiko

despenalizatzeko zigor kodea aldatzeko hemen ez duzue egin ezer pertsonen eskubideak eta duintasuna arautzeko eta bermatzeko bizitzaren amaieran eta bestetik ikustea besterik ez irakurri nizuen ere programan

eraman duena beraz orain guri etortzea eutanasia eta suizidio asistidoaren defendatzaile erradikal horiekin

edo herritarrei erantzun bat ematea gure zuzenketak sartu

guk bilatzen genuen madrilekin konfrontazioan sartzea esplizitatzen genuen eta artikulatuan sartzen genuen eutanasia eta suicidio asistido

irakurri du zeintzuk ziren beraien emendakinak cuando se despenalice en madrid guk ez duguna egingo da hemengo legeak hemengo erabaki gaitasuna madrilen pean jarri jada nahiko baldintzatuak gaude eta guk nahi duguna da

etorkizuna erabaki gure bizitza erabaki eta baita gure heriotza nola hil nahi dugun ere erabaki eta erabaki gaitasun hori guztion artean eta akordioen bidez praktikotasunetik eraiki nahi dugu eta hau beste orube bat da beste orube bat da estatus hori eraikitzeko

inguruan interpretazioak ere daudenean horren inguruan gerra batean hastea edo benetan bermatzea pertsonen

guk garbi daukagu zer den nahi duguna eta berriro ere

bi urte erraz esaten da akordioak bilatzen adostasunak bilatzen eta gainera ere zuengana

akordioak lortu gabe eta hemen iruditzen zait praktikoak

eta gero kuriosoa da upydk esatea pereza ez dugula lanik egin upyd

ez dakit nondik paseatzen aritu denean orduan leporatzea

etorri lagundu eta hobetuko genuke baina ez dugu eduki aukerarik ere eztabaidatzeko eta hobetzeko gainera por cierto

bidaltzen genizkizun erdibideko eta adostasunak bilatzeko proposamenak gero utzi genuen nola erantzunik ez genuen bueltan jasotzen

hiru helburu zituen hiru helburu horiek lortu ditugu eta berriro diot lanean jarraituko dugu hurrengoa ere lortu ahal izateko askatasun osoaren

benetan sinesten dugulako pertsonen borondatea errespetatzea
benetan sinesten dugulako pertsonen eta gizartearen erabaki gaitasunean demokrazian sinesten dugulako amaitzen joan eta horretarako

instrumentuak behar ditugu gaur iruditzen zait pozteko eta zoriontzeko egun bat dela berriro eskertu egin den lan guztia lehenengo aldiz

erkidegoko herritarrok izango dugu eskubideak eta duintasuna jasoko dituen eta arautzen dituen eta horretarako baliabideak ezartzen dituen instrumentu bat eta iruditzen zait orain guztion lana dela hori garatzeko benetan bultza egitea

eskerrik asko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

esku hartzean hasi naiz esaten guk agerraldiak entzun

eta gure zuzenketak eta zein izango zen guk

eta aipatu dut simon jauna hain zuzen ere orain izan dugun eztabaida berbera

eduki genuelako edo behintzat zuk galdetu zenion planteatu zenion gizon horri hau da hasierako legeak andaluziako legeak

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida bukatu denez

euskal sozialistak taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoa bozkatu euskal sozialisten emendakinak bozkatu ditzakegu

emendakinak ez dira onartu gainerako emendakinak erretiratu egin direnez eta hauek onartu ez direnez artikulu guztiak bozkatuko ditugu batera legeko artikulu guztiak ados

beraz aho batez onartu dira artikulu guztiak jarraian

bozkatu dezakegu zioen azalpenaren hamalaugarrena paragrafoa bozkatu dezakegu

alderdi popularrak eskatu du hamalaugarrena paragrafoa ateratzea bai

baietz hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita hamar bai

ondorioz onartuta geratu da jarraian zioen azalpena gainerako zioen azalpena eta legearen izena bozkatuko ditugu

hamabost abstentzio ondorioz onartuta geratu da eta azkenik legearen izena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka

aho batez onartu da legearen izena honenbestez onetsita geratzen da bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko

adierazpen instituzionala populazio eta garapenaren nazioarteko konferentzian onartutako adierazpenari babesa giza segurtasuna eta garapen jasangarriari buruzkoa eusko legebiltzarrak bere egiten du tokioko ge zazpiaren gailurraren aurrekoa den munduko konferentzia parlamentarioan populazioari eta garapenari

eskura daukazue erregistroan beraz gai zerrenda agortu denez